arratsalde on gai zerrendaren seigarren puntua

behin behineko likidazioa komunikatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

muchas gracias eskerrik asko prieto jauna

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den pinedo andereak dauka

guztioi proposatzailearen hitzak entzun ostean benetan

bere jarrera orain azaltzea berak bere jarrera

sinatutakoarekin baina saiatuko gara aurrekontuen inguruko

gobernuaren jardueraren berri izateko proposatzaileak bere jatorrizko proposamenean hala azaltzen zuen azken finean gobernuak esandakoa betetzen ari den jakiteko

aurrikusitako sarrerak gauzatzen ari diren jakiteko eta jakina

egin dituen ezagutzeko aurrekontuaren inguruko informazioa argia

eta osoa izatea ez da soilik oposizioko taldeek kontrol funtzio hobea egiteko eskatzen duguna baizik eta gizarteak ere

eskatzen duena administrazio publikoak gardenak izateko eskaria gero eta zabalduagoa da gaur gure gizartean

baina ezin dugu ahaztu gizarteratu behar den informazio osoa aurrekontuaren inguruko informazio beti izan da funtsezkoa eta guretzat beti funtsezkoa da baina krisi garai hauetan are eta garrantzitsuagoa dela pentsatzen dugu krisia berari

nola erabiltzen ari diren jakiteko eta ekonomia beraren garapenaren aurrean

joera aztertzeko badakigu jakin badakigu legearen arabera urte bakoitzeko aurrekontuaren kitapena egiteko epea hurrengo urteko maiatzaren

hau da defizitaren datua askoz lehenago ematen dela eta beraz

eginda egon behar dela orduan gure ustez estatuari kontabilitate nazionalako datuak emateko

egon beharko dira prieto jaunak esaten du liquidazioaren informazioa jasota dagoela nik ez dut

jaso hemen legebiltzarrean alegia baina bai uste dugu nahiz eta hori izan indarrean dagoen egiteko modua eta badakigu hori dela indarrean

badugula aukera bat moduak hobetzeko eta gardentasunaren bidean

emateko uste dugu funtsezkoa dela talde guztiok aurrekontuaren aurrekitapenaren informazioa jasotzea hurrengo urtearen hasieran eta beraz guk eh bildurik ondo ikusten genuen talde proposatzailearen jatorrizko testua

ekartzea proposatzen zen eta hau horrela izanik jakina bi mila hamairuko aurrekontuaren kitapenaren informazioa arin eta lasterra ekartzea

ikusten genuen eskari bidezkoa zela guk bestetik gure zuzenketan jarritakoaren ildora ikusten dugu bestelako informazio bat badagoela aurrekontuen gauzatzea hain zuzen ere

eta informazio horrek ematen du aurrekontuaren eboluzioaren berri eta jaurlaritzaren jardueraren berri

aurrekontuen gauzatzean ikusten da hilez hile edo hiru hilabetero

baina abendukoa eta azken hiru hilabetekoa ez dugu besteak bezala jasotzen eta adibidez bi mila hamairuko abenduko informazioa

hamaseian heldu zen legebiltzar honetara maiatzean eta azken hiru hilabeteko informazioa hiru egun beranduago hau da

itxita dagoen aurrekontu baten inguruko lehenengo

aurrekontuaren gauzatzea bost hilabete eta erdi luze beranduago jaso izan dugu legebiltzar honetan jakina da informazio honek ez duela bost hilabete behar prestatuta egoteko eguneroko eragiketen

urtarrilean bertan informazio hori legebiltzarrera bidaltzea

zuzenketan proposatzen dugu horrela izatea urtarrilean bertan aurreko abenduko eta urteko azken hiru hilabeteko aurrekontu egoeraren informazio txostena hemen legebiltzarrean izatea elegia hau guztia hau zergatik

argiago eta gardenago baten alde egiten dugulako eta horregatik gure zuzenketa gehitzearen zuzenketa izan zen jatorrizko

ondo ikusten genuelako baina gaur topatzen gara alderdi sozialistak erdibideko bat sinatu egin duela

gehitzeko zuzenketa bat jartzen genuen horrek argi eta garbi uzten du jatorrizko testua ontzat ematen genuela beste bi alderdiek ez dutenak

azalduko dute euren zain geratuko gara baina ez dut uste beharrak zegoenik beste hilabete bat gehiago luzatzeko hala ere gutxiena gutxiena bada ba gutxienez hori daukagu martxora arte

baina benetan aurrekontuen inguruan gardentasunaren bidean aurrera pausuak eman behar

eman nahi baditugu ondo legoke ez bakarrik likidazioaz hitz egitea baizik eta guk proposatu

aurrekontuaren gauzatzeaz hitz egitea eta gure taldeari ez da inork

badirudi aurrekontuen gauzatzea ez delako garrantzitsua

andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den gorospe andreak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea arrasti on guztioi arrasti on lehendakari sailburu

orokorraren lege proiektuarekin batera azaroaren bata baino lehen jaurlaritzak jada aurkeztu izaten du indarrean aurrekontuen ekitaldi amaierako betetze aurrikuspena hori horrela

eta hirurogeita bigarrena artikuluetan esandakoak dekretu horrek onartzen du euskadiko

indarrean diren lege xedapenen testu bat egina

aurrekontu orokorraren likidazioari dagozkion agiriak barneko kontrol ekonomikoaren eta kontabilitatearen arloan aginpidea duen saileko zerbitzuek dagokionek egingo dituzte eta lehen esan den hurrengo ekitaldiko maiatzaren hogeita hamaika baino lehen izango da epe hori ez da inondik inora kapritxozkoa beharrezko denbora da

zerbitzuak dokumentazio guztia jaso eta zentralizatu ahal izateko hala nola eragiketa kontableak egiteko

ondo islatzen duten euskal administrazioaren aurrekontu finantza eta ondasun egoera herri kontuen euskal epaitegiak hala egiaztatu du urtez urte are gehiago bi mila hamazazpigarrena

legegintzako dekretu horren ehun eta hogeita bostgarrena artikuluak ematen zuen epea hurrengo urteko uztailaren

likidazioari buruzko dokumentazioa egiteko azaroaren hamaseiko hamabi barra bi mila zazpi legea jarraituz epea

aurreratu zen lege hori autonomia erkidegoko aurrekontu erregimenari buruzko indarreko lege xedapenen testu bat egina onartzen duen irailaren hogeita zazpiko bat barra mila bederatziehun eta laurogeita hamalau legegintzako dekretuaren ehun eta hogeita bost

ekitaldiko behin behineko likidazioa aurkeztea

ez dauka zentzurik arinegi da ez litzateke ondo eginda aurkezteko aukerarik egongo eta

ditut hori horrela dela argudiatzeko alde batetik sektore publikoko kontratuen legearen arabera administrazioek obra ziurtagiriak onartu behar ditu eta hurrengo hogeita hamar egunetan halaber kontratugileek hogeita hamar egun dituzte administrazioaren aurrean fakturak aurkezteko horren guztiaren ondorioz abenduko obren ziurtagiriak eta fakturak kontabilizatzea zaila da ezinezkoa ez esatearren otsaila baino lehen beste alde batetik seiehun bat euskal eskola publiko daude

euskal eskola publikoko legearen arabera zer esan nahi du horrek horietako bakoitzak

aurrekontua likidatu ondoren hezkuntza sailera bidali behar du

gehitu eta finkatu egiten du eta ondoren ekonomiaren kontrolerako bulegoko kontabilitate zerbitzura igortzen du azken horrek aurrekontu orokorren likidazioan gehitzen ditu

epea martxoaren amaiera izaten da gainera aztertu egin behar dira aurrekontuetatik kanpoko kontu guztiak

beraz argi gelditzen da hilabete hori gehitzea

errealitatea eta logika kontablera egokitzea baino ezinezkoa da pinedo andrea zure legebiltzar taldeak

zuzenketan eskatzen dena betetzea eskatzen duzue urte bakoitzeko abenduko eta azken hiruhilabeteko aurrekontu egoeraren txostenak

urtarrilean abenduko aurrekontu egoeraren txostena ez da bidaltzen legebiltzarrera ekitaldia itxi arte hori horrela da

fakturak jaso daitezkeelako beste hilabeteetako hurrengo hileko lehenengo egunetan bidaltzen dute baina abenduak

urte osoko informazioa jasotzen du ez bakarrik abendukoa gipuzkoako foru aldundiak esate baterako zuk eskatutako

hurrengo lehen hiruhilekoa amaitu ondoren bidaltzen du baina normala den moduan eusko jaurlaritzak egiten duen bezala esan dudan bezala

leku guztietan legeak berak dio aurrekontuaren likidazioa

alderdi sozialistarekin erdibideko zuzenketa bat sinatu dugu eta bertan jatorrizko ekimenean jartzen zen epea azaldu dizkizuedan arrazoiengatik lehen hiruhilekoagatik aldatu dugu jaurlaritzari eskatzen diogu datozen ekitaldietan dagokion ekitaldiko behin behineko likidazioa hurrengo ekitaldiko lehen hiruhilekoa amaitu baino lehen aurkez dezala legebiltzarrera beste barik prieto jaunak esan duen bezala gai

uste dut nahiko dela eta beste legebiltzar taldeen aldeko botoa edukitzea
logikoa eta eskertuko genuke eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa

eskerrik asko damborenea jauna erantzunen txandara pasatuz prieto jaunak ez du hitzik hartu behar

arratsalde on berriz ere labur labur baina pare bat gauza azaltzea komenigarria da epea ez dela kapritxozkoa

nire hitzetan momentu batean esan kapritxozkoa denik legeak irakurri dut eta damborenea jaunak berriki esan duen moduan denok dakigu nola diren kontu publiko batzuk noiz dauden datuak eta urtea abenduaren hogeita hamaikaan ixten da beraz datuak

eta damboreneak esan du kontu batzuk itxi behar direla bestelakoak hori badakigu denok dakigu baina kontuak

eta nola ez eztabaida honetan ere nahiz eta eztabaida ez oso eztabaidakorra izan gaurko honetan gipuzkoa agertu zaigu berriz ere a ze

eskerrik asko gorospe andreak hitzik hartu behar du zurea da hitza

entzuten da bai zure baimenagaz labur jeserlekutik bertatik

esan duzu gai baketsua dela eta ezin dudana ulertu da zergatik

jarrera nik esan dizut bai eta

adibidetzat zuek kudeatzen duzuen erakunde bat delako egongo bazentikiez arabako foru aldundian arabako foru aldundi ipiniko nuke adibidetzat zuek sarri askotan bizkaiko foru aldundia

eta nik esan dizudana da gipuzkoako foru aldundian apirilaren hiruan aurkeztu dela

edozein neurri hartzen dena hobetzeko kontabilitatearen logikagaz bat egiten duena ondo etorria

eztabaidatu ahal dugula lasaitasun gehiagogaz beste barik eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea
eta amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jaunak ez du hitzik hartuko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

hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita hamabi bai hogeita bat abstentzio ondorioz

gai zerrendako zazpigarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena tokiko erakundeei enplegua sortzeko emandako laguntzak

ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda garrido andrea zurea da hitza ekimen aurkeztu eta aldezteko

presidente andrea lehendakari jada madriletik bueltatu da sailburua

guztioi orain dela bi aste ekintzaileei buruzko deialdi berriei proposamenak adostu genituen eta bete beharrak zehatzak jarri genizkion eusko jaurlaritzari adostuko proposamen horretan

sustatzeko beste ekimen zehatza aurkeztu dugu kasu honetan enplegua sustatzeko toki ekintzetarako laguntzen deialdiari buruz deialdi honen helburua laguntzak ematea euskal autonomia

berriro betebeharrak jartzen dizkiogu gobernu honi

gai batean enpleguaren gaian eta espero dugu kontuan edukitzea eta hau berriro ez gertatzea azken hilabeteetan ikusi duguna eta argi dagoela atzerapen nabarmena egon dela dirua ipintzeko eta hori udaletxeei kalte izugarria egin zaiela besterik

andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den zulaika andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea arratsalde on guztioi gaur berriz ere eztabaidatzen ari gara

buruz eta berriz ere esan dut duela hamabost egun enplegu planaren programa beraren inguruan eztabaidatu genuelako beraz gaur ez naiz luzatuko nire interbentzioan

baikenuen gure ikuspuntua programa horren inguruan eta eh bilduren ikuspuntua ez da aldatu

baina ekimenera bueltatuz pasadan egunean ekintzailetasuna sustatzeko dirulaguntzei buruz eztabaidatu genuen gaur aldiz kontrataziorako bideratzen dirulaguntzei batez ere ari gara gaur ostera ere

utzi nahi dugu gure ikuspuntua izan ere ez gatoz bat dirulaguntza horiek guztiak nola arautzen edo tramitatzen diren hainbat arrazoi tarteko alde batetik aldi baterako

hilabete arteko kontratuak bestalde

deialdiak izateagatik udalek eta mankomunitateak edo tokiko garapen agentziek eskualdetako enplegu planen ekintzak planifikazioa

hain zuzen egin behar den kontrako norabidean gure ustez gutxienez benetako planifikazio estrategikoa gauzatzeko lau urteko hitzarmenak

dira baldintzei dagokionez udalei eskatzen zaien esfortzua oso altua da kontratazioen ehuneko laurogeiko gastua jasotzen dute lehenengo partida batean eta kontratazioak amaitzen direnean gastuen beste ehuneko hogeia

eta diru hori aurreratzen dutenean benetan esfortzu handia egiten ari dira eta hori onartu egin behar zaie horregatik ondo legoke

ematea gutxienez tokiko entitateak egiten dituzten kontratazioetan hala ere eta pasadan egunean esan genuen bezala gure eredua izan ez arren egoera latz honetan udalek eta

tokiko garapen agentziek beraien eskualderako enplegu planen ekintzak egiteko orduan dirulaguntza horiek kontuan hartzen

izugarri murriztu zaizkielako eta dirulaguntza horiek ailegatzen ez direnean ezin dituzte ekintza horiek

horren ondorioz herritarrak alkateei zein mankomunitateen presidenteei zein tokiko garapen agentzien presidenteei ate joka dabiltza etengabe erantzukizun eske horregatik uste dugu deialdiak dagozkien epeetan publikatu behar direla

kudeatzeko ildo horretatik zihoan gure zuzenketa hain zuzen ere ez soilik langabezi tasa gehien duten udalerri

bost milioi euro gehiago bideratzea baizik eta plan eta programa horiek diseinatzerako orduan

eskualdeen beharrizan eta ezaugarrien arabera oinarritzeko eta horrekin batera euren arteko desorekei aurre egiteko antolatzea

tokiko eragile sozio ekonomiko guztiekin batera eta nabarmendu beharra dugu hainbat eragile horren planifikaziotik kanpo gelditzen direla hainbat

zuzenketan eskatzen dugu eskualde bakoitzeko eragile sozio ekonomiko guztiekin batera egin beharreko planak izatea azken ebazpenaren arabera kontratazio horiek egiteko epea luzatu da bi mila hamabosteko

hain zuzen ere zentzu horretan pasa den eztabaidan azaldu genuen bezala eta aurreko bozeramaileek ere azaldu

susmoa dugu bi mila hamalaueko deialdia ez ateratzea espero dugu horrela ez gertatzea

ateratzeko ez itxarotea bi mila hamairuko aurrekontuekin egindako

arte erdibideko zuzenketa bat dago eta azaldu dudan bezala programa hori goitik behera aldatzeko beharra dagoela uste izan arren gure zuzenketaren parte edo zati bat jasotzen duenez

ados gaudenez baiezkoa emango diogu eh bildutik gure sinadura agertzea baino garrantzi handiagoa ematen diogu bai udalak eta mankomunitateak zein bailarak beraien enplegu planak ekintzak aurrera eramateari

emango zaie ekintza horiek planifikatzerako orduan besterik gabe eskerrik asko

eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andrea zurea da hitza

legebiltzarburu andrea lehendakari sailburu legebiltzarkideok arratsalde on guztioi azkenengo partez ohitura bihurtzen ari da osoko bilkuratan

legez besteko proposamen zehatzen bat eztabaidatzea beste bozeramaile batzuek ere esan duten bezala gaurkoan ere bi mila hamairuko urriak hamazazpiko lanbideko zuzendari nagusiaren ebazpen bati buruz arituko gara

hiru ebazpen egon ziren eta gaur hirugarrenari buruz arituko gara kasu honetan enplegua sustatzeko toki ekintzetarako laguntza deialdia argitaratzeko

ados gaudelako eskatzen duenarekin eta eskakizuna beteta dagoelako jadanik beste alderdiek alderdi sozialistak eta

eta erdibideko bat espero genuen zuzenketak aurkeztu dituzten talde ezberdinen aldetik baina euren oinarrizko

zutenari jarraikiz esperábamos

de las enmiendas presentadas orain berriz etorriko gara gaurko gaira bi mila hamairuko dirulaguntzen deialdira eta honen xedea euskal autonomia erkidegoko toki erakundeei diru eta eremu laguntza ematea da enplegua sortzeko proiektuak egin eta martxan jar ditzaten

esparru duten lurralde eremuetako garapen sozio ekonomikoa eta modernizazioa

proiektu horiek eta koherenteak izan behar dute enplegua sustatzeko bi mila hamairu bi mila hamasei programak enplegurako toki ekintzaren alorrean ezarri zuen helburuarekin lanbiden inskribatuta dauden pertsona langabeen

eh bilduren zuzenketari dagokionez

sinatu erdibidekoa deialdiak berak kontutan ditu

mota zehatza eta berezia ehuneko hamabost koma hirurogeiko langabezia dutenentzat eta donostiarentzat

langabezi portzentaiarik gainera udal bailara mankomunitate edota

gelditzen dira aurkeztutako proiektuen kontrola deialdian argi

arregi andrea erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria garrido

zure baimenarekin eserlekutik egingo dut erreplika beno esaten zuen arregi

gizarte buruzko gaiei proposamenak aurkeztu ditugula azkeneko plenoetan

azkeneko osoko bilkuretan egia da baina alderdi popularrentzat gizarte gaiak lehentasun bat da eta

proposamenak ere lehentasuna dute eta horrexegatik aurkeztu ditugu eta ikusi dugulako kasu zehatzetan deialdi honetan

bere betebeharrak ez dituela bete eta horrexegatik proposamen zehatzak aurkeztu ditugu

eskerrik asko garrido andrea zulaika andreak ez du hitzik hartu behar euskal sozialistak itxaso jauna zurea da hitza

eskerrik asko itxaso jauna eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andreak dauka hitza

bai eskerrik asko berriz ere legebiltzarburu andrea

ados konpartitu ahal dugu zuk esandakoa baina zuk aurkeztu dituzun hiru ekimenak hiru astetan zehar eztabaidatu ditugunak aurkeztu orduko beteta egon dira jadanik hirurak hemen eztabaida hasi baino lehenago

aurkeztu dituzun momentu horretan eta zertarako zer bilatzen señor

eskerrik asko arregi andrea eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu euskal talde popularrak eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa

hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita sei bai hogeita zazpi ez ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da